eztabaida amaitu denez bototara jartzen da batzordearen irizpena

aho batez onartu da irizpena jarraian botoa azalpena egingo dugu mistoa ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi lehenengo eta behin asviamie elkarteko ordezkariei egun on eta

legebiltzarrera lehenengo eta behin gure boto azalpena argudiatzeko txanda honetan eh bilduk

izugarrizko aurrera pausoa dakarrela ezin dugulako ahaztu ekimen honen jaiotza agirrezabala jaunaren mozio bati esker

horregatik ponentzia honen amaiera eskertzekoa da gure ustez lantaldearen lanak gehiegi luzatu dira eta guretzat luzea izan bada imajinatu luzapen hori zer izan den amiantoak eragindako gaixoentzat nabarmentzekoa delako

langileak amiantoaren eraginpean egon direla lanean hiltzen duen mineral honen eraginpean ekonomikoki errentagarria zelako erabiltzen zen amiantoa pertsonen osasunerako kaltegarria zela jakin arren horregatik kasu honetan berriro ere langileak

baina esan behar dugu eh bilduri diktamen honek uzten diola gazi gozo zaporea esan dugun bezala gaurko honetan aurrera pauso garrantzitsua ematen ari garelako lehenbizikoz eta aho batez estatu espainolari eskatzen zaiolako konpentsazio funtsa bat sortzea amiantoak eragindako gaixoei ordaintzeko

diktamen honek ez dituelako jasotzen espero genituen emaitzak edo gomendioak gure aburuz

zeintzuk izan behar diren kalte ordaina merezi duten patologiak zein izan behar den kalte ordaina bera bere zenbatekoa nola finantzatuko den konpentsazio funtsa eta abar luze bat

ateak zabalik uzten dira egia da gu geuk diktamena dagoen bezala geratzea eskatu genuela

asmoz ezin dugulako ahaztu oso larria den arazo baten aurrean gaudela familia asko eta asko sufritzen ari direla pertsona horientzat konpentsazio funtsa sortzeko gaur emango dugun bultzada oso garrantzitsua dela no queríamos dilatar más esta situación

egingo ditugun eskabideak ez dizkiogu zuzenduko bakarrik madrileko gobernuari baita eusko jaurlaritzari ere eskatuko hemen erantzukizunak banatuak izan beharko direlako hala ere zorionak egindako lanagatik lau urte hauetan zehar eta mila esker lantaldearen agerraldietan egon diren guztioi euren iritzia adierazteagatik
eskerrik asko bai eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

hamarkadatik laurogei hamarkadan ondo sartuta egon arte amiantoa modu masiboan

produktua ekoizten eta saltzea baimenduta egoteaz gain ia ia produktu magikoa ere bat zen aislante ezin hobea zen suaren

gogorra eta malgua hasiera batean ez ziren ezagutzen bere esposizioak eragin

gai zerrendako seigarren puntua mozioa eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua hepatitisa gaixotasunaren aurkako tratamenduari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

sartzeko beste norbaitek esango edo pentsatuko lukeen bezala astunegia izan garelako edo errepikakorra eman dugulako gaurko bilkura honetan asmo bakarrarekin gatoz ehun hepatitisak

egoera hobetzea eta horregatik aurkeztu dugu mozio hau non eskaera gutxien bitartez lortuko dugun jaurlaritzaren konpromisoa kolektibo horrekiko bai gure mozioaren bitartez bai aurkeztu diren zuzenketen bitartez argi geratu da legebiltzar honetan

gai honetan osasun sailaren jokabidea eta interpelazioaren eztabaida nabarmendu genuen bezala

eta osasun sailaren adierazpenen artean alde nabarmena dago

osasun sailari gure kezkak nola dauden kontraesanak eta jaso ditugun erantzunak nahikoak ez direla konbentzituta gaude ea orain

corto de tiempo ulertuko duzue orain gaixoen artean sortutako itxaropena eta ilusioa horregatik guk ez dugu inolako zalantzarik erakundeetatik argitasun osoz erantzun behar diegula pazienteen onurarako orain arte ehun hepatitisak eragindako gaixoak etsipenez

bazekitelako kasu askotan tratamenduak ez zituztela ematen espero ziren emaitzak edo besteetan zeukaten aukera bakarra zen

izugarrizko zaintza egitea bizitza ez galtzeko edo transplantea atzeratzeko eta etsipen honen atzetik ilusioa etorri zen ilusioa botika berrien agerpenagatik nola ez

imajina dezagun hilabete gutxi tratamendua jaso eta gero ehuneko berrogeita hamareko kasuetan birusa desagertu ahal da gainera

jasan gabe baina errealitateak beste eszenatoki batera eraman ditu gaixo horiek etsipenetik ilusiora eta ilusiotik larritasunera

hobe da lehenbailehen kronograma bat aurkeztea gaixoen artean lehentasuna jartzeko eta argitzeko gutun inpertsonala eta oro har tratamendua ukatzeko erantzutea baino hobe da legebiltzar honek tratamendu berriak finantzatzeko dagoen diru lerro zehatza jakitea doitasunik eza

edo elkarteak osasun sailarekin harremanetan egotea euren proposamenak eta kezkak helarazteko ez egotea baino ea orain

ea behingoz ulertzen den zergatik garen hain nekagarriak guk ezin dugu beste aldera begiratu gaixoen arabera

espezialista batzuek euren irizpide medikuaren arabera botika berriak eskatzen dituzte

ez zaizkie heltzen esate baterako adibide hori hiru aldiz esan dugu publikoki

funtsezkoa da horregatik eskatzen diogu jaurlaritzari txosten zehatz baten bitartez azaltzea zein den tratamendu berri horiek finantzatzeko

aurkeztu baino lehen eta hau da sinatu dugun akordioan agertzen den hirugarren puntua eta amaitzeko gure

gure aburuz enpatiagatik bat egiten dugu

jasaten ari direnekin eta gaixoek ordezkatzen duten elkarteekin puntu horretan ere garrantzia ematen diogu komite ezberdinetan kolektibo honek duen presentziari aurrekoan esan dugunagatik euren irizpideak eta kexak hartze aldera guretzat ez dago ezer

azken hilabete honetan luze hitz egin dugu gai honen inguruan gaur hitzetik ekintzetara

eta besterik ez akordioa mahai gainean daukagu gure ustez akordio guztiz onargarri baten aurrean gaude

eta beharrezkoa horregatik ganbara honetako gainontzeko talde guztien babesa eskatzen dugu eskerrik asko eskerrik asko
blanco anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko presidente anderea sailburua legebiltzarkideok egun on

alditan eztabaidatu dugu legebiltzar honetan eta orain dela aste gutxi ere

izan genuen osasun batzordean eta bere testimonioa eta bere haien eskariak entzun genituen hor geunden guztiok

dugu hasteko alderdi popularra gai honekin kezkatuta gaudela eta gai honetan ez dugu ulertzen gobernu honen jarrera hemen aipatu den bezala ez dugu ontzat hartzen

jokabidea uste dugu kontraesanak daudela eta gainera ikusten badugu edo konparatzen badugu sailburuak

bere erantzunak ematerakoan eta plataformaren

dezakegu kontraesanak eta inkoherentziak daudela eta ildo horretatik

dela bestalde gobernu honek eman behar duen informazioa gai honetaz ez du ematen eskatutako informazioa eta

adibidez zenbat gaixo daude

eta gobernu honek ez du zehazten non dauden arazoak zeren erantzun horretan sailburuak esan zuen

zirela arazoa baina azkenean dirua ematen du ez dela heltzen edo tratamenduak ez direla ematen por lo tanto vemos necesario un pronunciamiento

betebeharrak jartzeko gobernuari ea gai hau konpontzen den azkenean eta ez dugu ulertzen zer gertatzen den

botoa emango diegu aurkeztutako zuzenketari besterik gabe eskerrik asko garrido andrea

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz blanco andrea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal anderea zurea da hitza

maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eztabaida

bototara jarriko dugu bai puntuka bozkatu nahi duzue arazorik badago ez duzue

eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketara jarriko dugu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

berbotsa orain bai

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua

egindako legez besteko proposamena terrorismoaren testuinguru historikoak

mila bederatziehun eta hirurogeita zortzi bi mila hamar izenburuko foronda txostenaren zabalkunde publikoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda ares jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko ares jauna talderen batek hitza hartu nahi du

proposamena gai zerrendako zortzigarren puntua

mistoa upyd legebiltzar taldeek egindako legez besteko proposamena euskal herriko unibertsitateko

irregulartasunak eta erantzukizun politikoak ikertzeko batzorde berezi bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdi on denoi hainbatetan entzun dugu maneiro jauna euskal erakunde egituren aurka txarto esaka

nahian eta gaurkoa horren adibide berri bat da atzoko hezkuntza batzordean bisitakoak ondo erakusten du zein den bere nahia

eta bere zilegitasuna kentzea atzoko batzordean

hitzak erabili zituzten euskal herriko unibertsitatearekiko eta gaur ere bai berdin berdinak erabili dituzte se trata de una trama

a beneficios penitenciarios eta afirmazio guzti hauek zein beste asko inolako froga edo zorroztasun barik

eta zenbait hedabidek lau haizetara zabalduriko informazio partzialetan oinarrituta uste genuen legebiltzar honetan jarduteko seriotasun minimo bat beharrezkoa zela oyarzabal eta maneiro jaunek legebiltzar honi dagokion tratuan eta moduetan muga gorri batzuk gainditu dituzte gure ustez eta guzti hori interes

gure unibertsitate publikoari egin ahal dien kaltea neurtu gabe

batek daki gaurko honetan berdin jarraitzen dute ebidentziei muzin eginez errektore jaunak esan zuen moduan

oraingo honetan errepikatu du azken urteetan euskal herriko unibertsitateko matrikulazioen gainean erakunde judizialek bostehun espediente ikertu dituzte hogeita hamasei pertsona inputatuak izan dira eta guztietan ebazpena

azken urteetan euskal herriko unibertsitateko hiru errektore pasatu dira legebiltzar honetatik gai honen inguruan hitz egiteko eta hirurek salaketa hauen aurrean ezezko borobila adierazi dute azken notizia zein izan da

azaroaren hamairuan covitek aurkezturiko salaketa dela eta atzo bertan ezagutu genuen bizkaiko

artxibatu dituela zergatik jada epaiturik izan direlako eta hauetan delitu zantzurik ez delako aurkitu por tanto

eta bukatu nahiko nuke atzo errektore jaunaren aurrean egin nuen moduan ikasle guztien unibertsitate ikasketen kalitatea eta segurtasuna bermatzeko
euskal herriko unibertsitateak egiten duen ahalegina nabarmenduz beste barik eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

legebiltzarreko lehendakari andrea legebiltzarkideok egun on atzo hezkuntza batzordean euskal herriko

izan genuen esan den moduan eta gaur osoko bilkuran gai beraren inguruan berriz ere eta lehengo

errektoreari kontuak eskatzeko agerraldia eskatu zuten hezkuntza batzordean uztezko agiri akademikoak faltsutu baitzuen inguruan eta gaur

aurkeztu dute atzoko agerraldian legez besteko proposamen hau aurkezten duten legebiltzarkideek eurek

hemen esan den moduan zalantzan jarri zuten errektorearen fede ona

ziela eta gainera errektorea horren jakitun zela eman zuten aditzera

gure ustez euskal herriko unibertsitateen aurkako erasoa besterik ez da hori besterik ez da

erasoa atzo esan genuena berriro esango dugu euskal herriko unibertsitatea herrialde hauetako unibertsitate publiko bakarra da munduan

bakarra da gure unibertsitateak oro har lan akademiko eta ikerketa lanak arduraz eta kasu askotan bikaintasunez egiten ditu zerbitzu publiko gisa kalitate handiko unibertsitatea baita dudarik gabe gure unibertsitate publikoaren gizartearekiko erantzukizuna aitortua

ikasi nahi duen orori ikasketa aukera zabalak eskaintzen dizkiolako norbanakoaren maila ekonomikoetatik eta sozialetatik harago bestetik unibertsitatetik kulturari eta bertako hizkuntzei egindako ekarpena eskertzeko eta aintzat hartzekoa da azkenik

bazterketa egoeran daude pertsonekin egiten duen lana nabarmendu

bereziki presoekin aspaldikoa da presoak eta hemen aipatu izan da presoak eta unibertsitateko

auzia universidad nacional de educación a distancia unedk kudeatzen zuen presoen matrikulazioa eta hau aipatu izan da eta bere garaian

urtean legebiltzarrak onartu zuen euskal unibertsitate legea

irakaskuntza jaso eta aukera berdintasuna izateko eskubidea hain zuzen ere bere bigarren puntuan dio ekonomiako arrazoiengatik askatasun ezagatik osasun edo elbarritasun arazoengatik edo beste erabateko arrazoiengatik euskal unibertsitate sistematik inor ez dadin

ikasleei bekak laguntzak eta maileguak eskainiz eta gizarteko ekonomiako

garrantzitsua da ezagutzea zeintzuk diren unibertsitatearen betebeharrak eta erantzukizunak legebiltzarrak ondo jakin behar ditu behinik behin zeintzuk diren horiek batez ere baten batzuk maltzurkeriaz euskal herriko unibertsitatea modu okerrean ari dela iradoki nahi dutenean

juan ignacio pérez manu montero eta

legebiltzarrak hala eskatuta hemendik pasatu izan dira kontu honen inguruan hitz egiteko

legebiltzar honetan behin baino gehiagotan hitz egin da gai honen inguruan adibidez zazpigarren legegintzaldian

legez besteko proposamena edo bi mila hiru urriko hiruko osoko bilkuran eztabaidatu izan zenean

zuzenketa kasu honetan alderdiak izan ziren

esaten zen hezkuntza eskubidea oinarrizko eskubidea dela eta beraz pertsona orori dagokiola bere egoera zein den kontutan hartu gabe horren ondorioz

dituen hizkuntzetako batean ikastea askatasunez aukeratzea berma dezakeen unibertsitatean

urtean ekainaren hamabostean espetxeratutako ikasleen ikasteko eskubideei buruz

aurkeztu zuten legezbesteko proposamena eta haren karietara sozialistek aurkeztutako zuzenketa onartu egin zuen

eusko legebiltzarrak ildo beretik

unibertsitateko hogeita seigarrena atalekoa eta espainiako erresumako konstituzioak bere

artikuluarena alderdi popularrak

mendekuaren politika darabilte gatazkak bizi ditu alderdi horiek ez zaie

presoei ezarritako zigorra eta senideei eta lagunei erantsitako

eta sufrimendua obsesioa daukate euskal herriko unibertsitatearen aurka ikusi izan dugun moduan temati legealdiz legealdi temati ari zarete

aurka alderdi hauei erra darie atzo errektoreak berak esan zuen bi alderdien eledunek mugaz gaindu jardun zutela arrazoia zuen errektore jaunak

eta batez ere batez ere presoen eskubideak

beti salatu izan ditugu presoei ipintzen zaizkien oztopoak ikasteko beti isolamendua arrazoirik gabeko zigorrak ikas materialen bahiketak eta lapurretak

ukatzea euskaraz ikasi ahal izateko debekua eta bestelako hamaika traba eskertu nahi dugu bide beretik

egiten dutenen lana presoen senideena eta lagunena jakina baina batez ere ikasleena eta irakasleena

orain salatzen diren gertaerak orain dela hamar urte baino gehiago jaso ziren zergatik aipatzen dira orain

bost preso horien aurkakoa da izen deitura jakineko bost pertsonaren aurka unibertsitatea ez dute salatu

elkartasuna eta baztertuen aldeko lan duina zikindu nahi du kontua da orain dio ez zaiola presoei errespetatzen nazioarteko legediak konstituzioak

ezarritako legeak arauak eta eskubideak ez da betetzen hezkuntza batzordean adostutakoan presoen eskubideak urratzea hori bai da larria gure ustez presoekiko politika bidegabea da

hezkuntza eskubideaz ari gara eskubide hori bete ahal izateko ez dute

berariazko ikerketa batzordea behar izatekotan izango litzateke jakiteko nork eta nola zapuzteen dituzten

nork eta nola lortzen duten babestutako informazio pertsonala

ez da egon mesedezko traturik presoen alde ez da egon irregulartasunak izan dira bai presoen ikasteko eskubidea urratu

eta erantzukizun politikak egon dira ere zuen erantzukizun politikoak hain zuzen ere pprenak

mendekua eta sufrimendua bilatzen duzuenok giza eskubideak

eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna zurea da hitza

y división de poderes nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna

atzeraka ibiliko zinateketen hemen legebiltzar honetan

nitaz esaten dituenak ez dira onargarriak ez dakit nola

argi geratu da debate honetan arazoa erabat artifizioa dela hemen lehen

abiatu nahi duzue eta kasu honetan helburua helburua ez da presoena izan

ez da ikertzeko zer gertatu den covitek egindako salaketa horien gainean ikertu nahi duzuena eta esaten duzuena da euskal herriko unibertsitatea euskal herriko unibertsitatea eta hemen celaá andreak nahiko ondo azaldu izan du zein izan den

espainiako estatuan preso dauden horiekin ez dauka zerikusirik

hori salatzeko guk ordea salatu nahi duguna da preso dauden horiekiko eskubideen

zanpaketa eta urraketa gure eginkizuna eta unibertsitatearen eginkizuna eta nik besteak beste unibertsitaria naiz gure eginkizuna da askatasun eza daukaten horienganako ere betetzeko haien eskubidea

zuek erabiltzen dituzuen prozedurak erabiltzen duzuen diskurtsoa erraren diskurtsoa da gorrotoaren diskurtsoa da ez duzue ametitu nahi

eskubidea duela goi mailako ikasketak izan ahal izateko euskeraz hautatu egiten baldin badu aitortu egiten zaio eskubide hori ez dakioke eskubide hori ukatu eta kasu honetan defendatu guk defendatu egiten duguna hemen eta egunen batean nahi baldin baduzue ikerketa batzordea eskatuko dugu nola urratu egiten diren preso dauden pertsona horien eskubideak nola isolamendua eta hamaika kasu egon daitezke idatzita daude ba preso daude eta isolamenduan

aprobetxatzen zuela isolamendua ikasteko kartzelako zuzendaritzak

eta hogeita lau orduko patioan egotea ezin ikasi ahal izateko bai barrio jauna kendu egiten diete ikasteko materiala kartzeletan salaketak egon izan dira eta dokumentatuta dago guk edozein kasutan esan nahi duguna bat

eta hala eta guztiz ere eskertu nahi dugu egin izan den lana ikasleen aldetik irakasleen

bi eskubide osoa daukatela eta penak

erabat zilegi dela hiru guk presoak gizarteratu nahi dugula ahalik eta azkarren lau lortutako tituluak eta erabat zilegi direla eta ez dagoela eskubiderik jazarpen hori eta zuen jarrera temati eta atzerakoi hori hemen agoantatzeko egin izan duzuena urteetan nik uste zein nolako jarrera politiko

tamaina erakusten duzue horrelako planteamendu gorrotozkoa benetan guk gure aldetik jakina zuei ez dizuegu babesarik emango ez baitugu ikusten aurreko taldeek planteatu izan duten moduan horrelako batzorderik behar dugunik eta aurkeztutako

erdibideko zuzenketari abstentzioa emango diogu izan ere guk pentsatzen dugu kasu honetan ageriago planteatu beharko litzatekeen nola zanpatzen diren
gaur egun oraindik presoen eskubideak besterik ez eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

eta euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka

hamar bai hirurogeita hiru ez ondorioz ez da onartu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

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa amaitu baino lehen deklarazio instituzional baten berri eman behar dizuet

eta horren aurrean eusko legebiltzarrak gobernuei eta nazio batuen erakundeari gai batzuk eskatuko dizkie adierazpen instituzional baten bidez

kontuan izan ditzatela adierazpen instituzional honetan aipatzen diren kontuak uztaileko

iraileko new yorkeko bi mila hamabost ondorengo goi bileran azaroko

abenduko parisko klimaren inguruko gailurrean esan bezala adierazpen instituzionala luzea denez irakurri nahi duenak web orrian zintzilikatuta eskuragarri dauka honenbestez osoko bilkura amaitutzat